jakinarazten dizuet hogeita hamabi jaun andreek botoa eskuordetu dutela gai zerrendako lehenengo puntua mozioa eraitz saez de egilaz

etxebizitza duinerako sarbidean dituzten arazo eta zailtasunei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena

txanda denez zurea da hitza legebiltzarkideok legebiltzarburua eskerrik asko gaurkoan interpelazio baten

beraz proposamen baten inguruan eztabaidatzeko aukera dugu gaurko honetan honakoa ez da edozein proposamen

eztabaidaren ostean alde batetik gazteak erdigunean kokatuz salto kualitatibo bat emateko aukera bati

pertsona gazteek ulertuko dutena eta eskertuko dutena eta bigarrenik betiko politikak betikoak

gazteak politika publikoen lehen lerroan kokatzeko gaitasunik eta nahirik ez duena ez duen klase politiko baten erakusle izan daitekeen hori gazteek ulertu eta asumitu behar ez luketen zerbait

proiektu pilotu bat proposatzen dugu hemezortzi eta hogeita hiru urte bitarteko gazteentzat oinarrizko errenta bat martxan jartzeko gazteekin adostua izango dena

eztabaidatuko dena badakigu eraldaketak behar dituztela orain arteko politika publikoek eta horregatik ekarri dugu halako proposamen bat gaurkoan eraginkorrak izateari aspaldi utzi ziolako orain arte aplikatu direnek

baita politika publikoen diseinuan ere baina zergatik eskatzen dugu halako proposamen bat zergatik halako proposamen bat etxebizitza sailburuari

pertsona gazteek behar dituzten politikak zehatzak eta berritzaileak izan behar direla eta ezin garela geratu orain arte

etxebizitza politikekin testuinguruaren eta arazoen irakurketa oso murritz batetik abiatzen direlako

gainditzeko inolako aukerarik eskaintzen ez digutelako ezin dugu gazteen emantzipazio tasa penagarriaz hitz egin eta etxebizitza politika sinplistak

emantzipazio prozesua ez delako soilik gure gurasoen etxetik alde egitea emantzipazioa askoz gehiago delako prozesu oso bat da eta gaur egun

bizi ahal izateko baldintzak ezarri behar dituzte instituzio publikoek gazteen emantzipazioaz ari garenean gazteek euren bizitzaren inguruko kontrola izateaz hitz egin behar dugu euren bizitza proiektuak eraikitzeko eta erabaki horiek aurrera eramateko behar duten autonomia eta erabakimen osoaz aritu behar gara nahitaez gure bizitza guk geuk gobernatu nahi ditugulako inoren arbitrarioen menpe egon gabe egun gazteok sistemaren zuloak tapatzen ari gara gaztetasuna nonahi goraipatzen den honetan kontsumo eredu honen jo puntuan gauden honetan dena gure eskura dagoela sinestarazi nahi digute gure eskura dagoen horri buruzko inolako erabakimenik izan gabe zer erabaki har ditzake

menpeko bilakatu gaitu sistema honek gure gurasoen menpeko gazteentzat lan prekarioak

sistema ekonomiko baten menpeko gure iritzia kontuan izan gabe eraiki den hezkuntza eredu baten menpeko sinestarazi diguzue onartu beharrean gaudela guk jasan behar ditugula kalteak gaztaroa bezalaxe prekarietatea ere trantsitorioa izango dela nola edo hala aurrera egin ahalko dugula

eta ulertzen da koltxoi familiarraren laguntza dutenak biziko direla eta gainontzekoek zabor kontratutik zabor kontratura hala biziraun beharko dutela

ez dugu onartzen ezin dugu onartu gure etorkizuna ezin delako erabaki edo baldintzatua izan

hori zerbait partikularra delako eta bizitzaren abiapuntuan izugarrizko desberdintasunak planteatzen dituelako y vemos claramente además que este sistema

ikasteko esan ziguten ondoren lanik ez izateko etxean geratzeko esan ziguten ondoren aisialdirako eta harremantzeko alternatibarik ez izateko

krisi konstante baten erdian bizitzeko eta gazteok ikusi dugu sistema honetan ez dagoela lekurik guretzat

modu duinean bizitzeko eta bihar egin nahi duguna edo egingo duguna irudikatzeko

halako proposamen bat egitea ezinbestekoa delako proposamenak egitea eta eraldatzaileak izango diren proposamenetan fokua jartzea guk gaur bat ekarri dugu proiektu pilotu bat ekarri dugu aukera bat izan daitekeena besterik ez irekia denon artean eztabaidatu eta kontsentsuatu ahal izango duguna eta proposamena ulertzeko ariketa bat egitea eskatuko nizueke irudikatzeko zuen buruak adin horretan hemezortzi hogeita hiru urte bitarte horietan

nora iritsi nahi zenuten zer izan nahi zenuten eta zuen egunerokoa nolakoa zen zehazki proposatzen duguna proiektu pilotu soil bat da hemezortzi hogeita hiru urte bitartekoentzat eta batez ere gazteekin

beste hamaika urrats eta neurrirekin osatu beharko dena ezinbestean etxebizitza

lan prekarietatearekin amaitzeko programa berezituak ezarri beharko dira alokairuei muga jartzeko legeren bat egunen batean onartu beharko da

pertsonen bizitzak erdigunean jartzeaz ari gara baina zergatik ezarri nahi dugu neurri berezi bat soilik hemezortzi eta hogeita hiru urte bitarteko pertsonentzat

adin horretan emantzipatzea ia ezinezkoa delako eta hori emantzipazio prozesua lehen momentua delako eta bizitzako momentu klabe bat delako ere hogeita bederatzi urtetan daukagu emantzipazio tasa euskal autonomia erkidegoan eta

ezin du egoera hau normalizatu eta instituzio publikoek ezin dute egoera hau betikotzeko arriskuan gaudela jakinda utzikeria instituzionalarekin jarraitu

datu oso kezkagarria izateaz gain erakusten digu etxetik emantzipatzeko adina izugarri luzatu dela denboran

kontrol hori eskuratzeaz ari gara bizitzen inguruko

ari gara bestela ez dagoelako emantzipazio prozesurik momentuz hemezortzi eta hogeita hiru urte arteko oinarrizko errenta proposatu dugu izan ere gazteek oro har jasaten duten utzikeria instituzionala nabarmenegia da adin tarte horretan bost urteko adin tarte horretan

ikasten aritzen gara edo ikasketak amaitzen edota gure bizitzako lehen enpleguak izango diren horietan probatzen edo hasten egun dauden

adin tarte hori ez da sostengatzen ez dute sostengatzen instituzio publikoek adibidez hogeita hiru urtera arte ez dago diru sarrerak bermatzeko errenta jasotzerik edota gaztelagun programak argi eta garbi erakutsi digu adin tarte horretan frakaso bat dela zuen emendakina gainera erakusten du emantzipazio politiketan baino etxebizitza neurri konkretuetan zentratu nahi duzuela alabaina horiek ez dira nahikoa

un poco la vida adulta guretzat erantzuna argia da bizitzako etapa desberdinetan laguntza desberdinak eta neurri berezituak behar ditugulako

emantzipazio tasa pixka bat jaitsi ahal izateko asmatutako partxe bat edo programa bat besterik ez da

edo hogei urte dituen gazte batek oso behar desberdinak dituztela ezin da jarri baldintza bezala adibidez diru sarrerak izatea hemezortzi urterekin inork

gure jendartean gure bizitzeko ereduan gure heziketan eta gure kulturan ez da ohikoa adin tarte horretan gurasoen etxetik joatea ekonomikoki ezinezkoa delako

horregatik hemezortzi eta hogeita hiru urte bitarteko adin tarte horretan arreta berezia jarri behar dugula iruditzen zaigu bestelako bizitza eredu batzuk garatu ahal izateko baina batez ere emantzipazioa gaurdanik hasteko belaunaldi bat bi edo hiru hipotekatzeko arriskuan gaude oraintxe bertan proposamen honekin gazteen egunerokoa beste modu batean pentsatu eta bizitzeko aukera bat jarri nahi izan dugu mahai gainean gazteen bizipenetatik eta euren egunerokotik euren errealitateari kasu egin eta politikaren erdigunean jarri ditzakegu gazteentzat lan egin beharrean gazteekin lan egitea dagokigulako eta gaurko eta biharko belaunaldien bizitzak daudelako jokoan eta lehen zuei esan dizuet ariketa bat egin eta zuen buruak irudikatzeko gazteak zinetenean

izango dituzue agian baina ariketa honekin batzuk nostalgiko jartzea besterik ez genuke lortuko ze bizitzen ari ez denak ez daki zer den hau horregatik egoera aprobetxatuz hemezortzi eta hogeita hiru urte bitarte dituzten edo orain gutxi izan dituzten edo segituan egingo dituzten horiei esan nahi diet irudikatzeko euren buruak irudikatu hilero

hilero diru sarrera bat bermatua izatea zer izan litekeen irudikatu zeuen buruak batxilergoan erdi edo goi mailak ikasten edo karrera bat hasten

irudikatu zer izango litzatekeen zuk nahi duzun hori ikasi ahal izatea inori azalpenik eta justifikaziorik eman gabe zuk zeuk aukeratuko duzun eta ordainduko duzun pisu batean irudikatu lan eskaintza bati esateko ez ezik edo baietz esateko ez ezik ez esan diezaiokezula gainera negoziatzeko aukera eta erabakimen guztiarekin edo zure ikasketa

bat proiektu propio bat kooperatibo bat jasangarriak martxan jartzeko gaitasuna duzula zorretan itotzeko arrisku larririk gabe irudikatu

deskantsatzeko edo nahi duzun hori egin ahal izateko

ikertzeko ingurua eta ingurukoak zaintzeko lagunekin egoteko edota aspertzeko aukera eta tartea daukazula irudikatu

merkatuaren esku dagoen merkantzia hutsa izan beharrean zure buruaren gain erabakitzeko eta autogobernatzeko gaitasuna gaurdanik duen herritar askea

nola edo hala bizirauten duen belaunaldi belaunikatu hau izan beharrean prekarioa eta guztiz estresatua elkar sostengatu

herritar askea eta bizitza bizigarriak aurrera eramateko gaitasuna izango duen pertsona izango zarela bizitzeko jaio baldin baginen badakigu irudikatzen dena errealitate bihurtu daitekeela posible dela hori gorpuztea horregatik eta historiak erakutsi digun bezala ez dugu etsiko badakigulako

beste modu batera gure nahiak eta beharrak erdigunean jarriko dituen sistema baten parte izatea eskerrik asko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

en lucha aurkeztutako mozioan gazteen emantzipazioaz hitz egiten da gazteen emantzipazioaz modu

lan egiteko zeharlerrotasunez landu egin behar du

konfiantza gutxiko momentu batean beraz behar duguna da

jakin badakigu arazoa covid hemeretzirekin ez dela sortu askoz

etorkizunarekiko beldurra eta krisi ekonomikoaren aurrean kezka handia

es más delgadito eta datuak aztertzen baldin baditugu radiografia arrakala handia erakusten digu

o lo garantizan ez daude soluzio magikorik ez are gutxiago sistema kapitalista

eta horrexegatik gure baietza emango diogu mozioari eta gure baietza emango diogu noski

emantzipaziorako oinarrizko errenta proiektu pilotu bat martxan jartzea

esaten dugu eta horrexegatik proiektu pilotu bat da probatu behar da eta gure zuzenketan gehitzeko zuzenketa izan dena prozesua ondo denez proposamenak egin genituen zentzu horretan proiektu pilotu horren diseinuan gutxienez

lurraldeetan martxan jarri behar da baina baita ere ahalbidetu behar du gazteen aniztasuna

ez delako osotasun bat genero sexu klase arraza jatorria

horrek errealitate oro guzti hauek kontutan hartu beharko luke baita ere pentsatzen dugu jarraipena gure unibertsitate publikoak egin beharko lukeela

proiektu pilotu horren ondorioak eusko jaurlaritzak bai eusko legebiltzarrak foru aldundiak tokiko administrazioek eta gazte eragileek aztertu

lituzkete ondorio horiek eta politika publiko eraginkor eta baliagarria den jakiteko edo ez prozesu ezinbestekoa da las pruebas piloto además son parte de la política

etxebizitza duin bat eskuratu ahal izatea hau da euskal gazteen gehiengoak daukagun kezketako bat eta aldi berean nahietako bat covid pandemiak egoera larriago batean utzi dauen eskakizunetako bat da

gizartean lehenagotik errealitate izan den gazteentzako zailtasun bat bilakatu delako eta pandemiak berak areagotu

euskal gazteen batez besteko emantzipazio adina hogeita hamar urtekoa da desiratutako emantzipazio adina hogeita laukoa izanik argi dago errealitate horretan hainbat faktorek eragiten dauriela

eta bai gazteek etxebizitza duin baterako sarrera izatea bada gobernu honen helburua gobernu programan konpromiso sendoa ezartzen da hogeita hemezortzigarrena konpromisoa hain zuzen be berariazko etxebizitzarako sarbide ekintzak

eta azkenik guk gure erdibidekoan ezarri dugun moduan gaztelagun programa indartzea

guzti hau utzikeria instituzionala irudituten jatzu jakitun zauzien moduen gaztelagun programa jaurlaritzatik bertatik bi mila hemeretzian aurrera eramandako proiektu pilotu bat izan zen hasiera batean hiru urterako hemendik aurrera indartzea eta

heldu eta jadanik bi mila hirurehun gazte inguru lagundu dauz beraien alokairua ordaintzera

hau be eskertzea izango da ez dinot nik honentzako gazteentzako

ekimenak eta hau sortu zen eusko jaurlaritza errealitatetik hurbil dagoelako eta konturatu zelako andueza jaunak esan duen moduan

alokairuko gizarte sistematik kanpo geldituten zirela ezarritako gehienezko diru sarrerak gutxigatik pasatzen zauriezalako

ebaluazioak egin ostean eta egoera zailean zeuden gazteak kanpo geldituten zirela ikusita

hobekuntzak egin ziren hori da gizartetik hurbil egotea hori da benetako beharrei erantzutea hori da autokritika egitea zerbaitek

martxan ipintzea hobekuntzak egitea eta aurrera jarraitutea

gaztelagun programaren jasotzaileen zenbakiek igotea

programa honen indartzea eskatzen dugu bertara sartzeko baldintzetan malgutasun gehiago be eskatuz

oinarrizko errenta bat ezartzea eta hogeita lautik gorakoak gaztelagun programak hemezortzitik hogeita hamabost

esan dudan moduan euskal gazteen batez besteko emantzipazio adina

eta hori da bizi dugun errealitatea horren inguruan egin behar dugu lan errealitate horren inguruan batez besteko adin hori jaisteko ekimenak aurrera eroan hori bai

gazteen emantzipazio adina hogeita hamar urteetan dagoela esan behar dugu beraz

hogeita hiru urteetan ixtea horquilla hori hortik gorakoak kanpoan utzita nik adibidez hogeita hamar urte dakot nik ja de entrada hemendik kanpo nago

berez sartu ahalko nintzen adinagatik beraz restriktiboagoa zein den

proposatzen duzuen oinarrizko errenta horren nondik norakoan

gure aldetik ez dugu ikusten zuen proposamenean aipatzen duzuena

indartu daigun dekogune zabaldu daiguzan baldintzak ahalik eta

y en condiciones de poder habitarla beraz guk gure erdibidekoa defendatuko dugu esan dudan moduan uste doguleko gaztelagun programa funtzionatzen dauen proiektu bat dela

programa hau indartzeko eta baldintzak zabalduteko eskerrik asko

andrea erantzunen txandara pasatuz saez

aukera bat eta proposamen bat jarri dugu mahai gainean besterik gabe erdigunean jarri nahi izan ditugunak dira gazteen gorputza gazteen bizipenak eta zuek egin diguzuena da bueno inkluso infantilismo eta paternalismo kutsu batetik ere

kontrako argudioak eman ulertzen dut proposamen honen kontra egon zaitezketela ulertzen dut jarraitu duzuen ibilbidea

eta emantzipazio politiketan oro har eta gazteria irakurtzeko perspektiba horretan ere ulertzekoa da gaurkoan ezezkoa ematea zuen partetik

beste aukera bat mahai gainean proposamen berritzaileago bat gainera egon daitekeen gizartean bertan egon daitekeen eztabaida batekin

oinarrizko errenta unibertsalaren inguruko eztabaidarekin bat egin dezakeena guk nahi izan duguna da prestazio batetik haratago gazteek egun dituzten arazo eta errealitate hori hartuta ikusi zer aukera dauden beste zerbait martxan jartzeko

zuek planteatutako programa izar horrek programa estrella horrek ez duelako ematen eman beharreko fruitua adin tarte horretan hain justu me habéis hecho lo de siempre

como mucho eta lehen ere esan dugu hogeita bost urtetik beherako eskatzaileak eta onuradunak ere oso gutxi dira ehuneko zortzian kokatu da eta horrek esan nahi du

hemezortzi hogeita hiru urte bitarteko gazte horiek hemezortzi hogeita bost hogeita bostean ere jarri genezakeen baina hogeita hiru ikusi dugu iruditzen zaigulako hogeita hiru urtetik aurrera badirela

inguruko planteamendu gehiago instituzio publiko hauen partetik horregatik jarri dugu hogeita hiru urtean eta beste alde batetik ere ikusten dugulako gaztelagunek exijitzen duen burokrazia horren ondorioz gaztelagunek bueno nik ere eskatu nahi nuen gaztelagun orain dela urte batzuk eta ez nuen egin ez nuelako ezer ulertzen ez nekielako eta nondik hasi eskatzen

beste zerbait jarri behar dela martxan beraientzat fórmulas mágicas no

gazte horien ikuspegitik ez du balio gure proposamenak hori argi dago baina adierazten dugun bakarra da orain arte egindako politiketan orain arte egindako planteamendu instituzional hauetan erdigunean jarri diren gorputzak beste batzuk izan direla eta ez dela posible gaztelagun programa hemezortzi hogeita hamabost urte bitartean aplikatzen baldin bada

adin tarte handi batean aplikatzen baldin bada ez da posible pentsatzea hogeita hamabost urte dituen pertsona batek hogeita hamairu urte dituen pertsona batek hemen asko daudela horiek behar berdinak dituztenik hemezortzi urteko batek bezala

beste pauso bat beste salto bat beste zerbait

eta oinarrizko errenta planteatzea hemezortzi hogeita hiru urte bitarte horretan aukera bat da pertsona horiei esateko

biharko egunean ere eta goazen goazen zuekin eraikitzera etorkizuneko errealitate hori etorkizuneko herri hau denon artean gaur egun erabat eskluituta daudelako erabakiak hartzen diren eremu horietatik ez delako posible hemezortzi hogeita hiru urterekin erabakimen osoa izatea zure bizitzaren inguruan

nahi genuen gaurkoan además

eta egunerokoari aurre egitea oso zaila egiten ari den honetan heldu egin behar diogula daukagun horri baina batez ere heldu behar diogula etorkizuneko planteamendu horri oinarrizko errenta ez da xedea izango ez da helburua baina aukera bat da

bide horretan jende bat sekula atzean ez uzteko horregatik egin dugu gaurko proposamena eta zuek iruditzen zaigu moduren batean galdu duzuela beste aukera bat eta ez zen harritzekoa zuen erantzuna baina bai da penagarria gazteei bizkarra ematea horrela besterik gabe

euskal talde popularra ciudadanos larrea andrea bertatik zurea da hitza

eskerrik asko larrea andrea elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkariak ez du hitza hartu behar euskal sozialistak andueza jauna

eskerrik asko mahaiburu andrea mire

eskerrik asko andueza jauna euzko abertzaleak

legebiltzarburu andrea bueno moziñoa aurkeztu zendunean

bi mila hogeita bateko martxoaren hogeita seian arriola sailburuari ein zauntzen interpelazioan jaso zendun erantzuna ez zendule

dena egingo diatzuleko ez nahikotzat bardin de martxoak hogeita sei edo gaur apirilak hamabost berdin de emoten jatzuzen azalpen guztiek

beti esan izan dozue gaztelagun programako baldintzak ez zirela gazte guztiengana helduten

programa hau gazteengandik ahalik eta unibertsalena iziteko

gaztelagun programaren bizitzan aldaketak egin direnean pilotoa ezin delako eta hobekuntzara jotzeko aldaketak

halan dabe guk baldintza horiek malgutzeko asmoagaz gatoz eta hori be ez dozu nahikotzat jotzen

bost ekimen ezberdinek gazteok emantzipatzeko dekoguzen zailtasunak areagotzeko dirulaguntzetaz aparte

edo erabilera lagapeneko kooperatibak hori be

eusko jaurlaritzak gazteak baztertu eiten dauz lakuako bulegoetan erabakitzen da dana zuok zarete gure miseria

baina jaurlaritzak konponbideak bilatzen dauzenean konponbideak ekartzen dauzenean mahai gainean ipintzen dauzenean martxan jartzen da eta hori be

eusko jaurlaritzari danerik eskatuten jako carta blanca hori bai gobernatzen dozuen hainbat herritan gaztelagun programaren diru kopuru bardine

hemen ez da nahikoa baina alkatetzan eh bildu siglak dauzenean orduen bai orduen dire politika sozial eraginkorrak baina hemen ez da nahikoa

andrea eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu eh bildu eta elkarrekin podemos ezker anitza taldeak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

hogaintxa olakue gaiske satuta

zeinek dauzka arazoak bueno

luisja argia ere ez daukazu piztuta argia bai bueno saiatu gaitezen martínez zuk ondo daukazu ere bai ja ez bai bueno berriz bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

gaientzekoak bai errebisatuko dugu baina jarraituko egingo dugu bueno bozketaren emaitza onako izan da

beraz ez da onartu eta zure botoa

jarraian bozkatuko duguna da euskal talde popularra ciudadanos taldearen osoko zuzenketa bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka zazpi boto alde sesenta y siete contra beraz

euzko abertzaleak euskal sozialistak aurkeztu duten osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

onartuta geratu da osoko zuzenketa gai zerrendako bigarren puntua mozioa jon hernández hidalgo elkarrekin podemos ezker anitza taldeko legebiltzarkideak aurkeztua

urteurrenari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda hernández jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

bilbo gasteiz donostia sestao barakaldo irun errenteria andoain

santurtzi arrasate o por supuesto eibar atzo bigarren errepublikaren

urteurrena ospatuko dugu bigarren errepublika izan zen gure herrialdean

erregimen demokratikoa aurrerapen sozial ekonomiko eta demokratiko garrantzitsuak ekarri zituen herritarrentzat eta langileentzat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

ez dakit ikusi duzuen iragarki bat telebistan ez dakit banku edo aseguru etxe batena den baina

iragarki horretan aktore bat agertzen da nahiko aktore heldua eta bere buruari galdetzen dio

halako erabaki bat edo beste bat hartu izan balu eta aukera zezakeen bide bakoitzaren arabera modu batera edo bestera agertzen da karakterizatuta zelakoa izango zen nire bizitza bide hori hartu izan banu uste dut mundu guztiak geure buruari noizbait egin diogun galdera bat dela beraz batez ere urteetan

egia esan galdera zaila da erantzuteko eta arriskutsua ere bai izan ere batzuetan

izan zitekeena idealizatzera eta geure buruari arlo pertsonalean egiten diogun galdera bat bada ere arlo politikoan eta historikoan ere galdera bera egin liteke zer gertatuko ote zen hau edo bestea egin izan balitz espainiako

buruari galde diezaiokegu zer gertatuko ote zen aurrera egin izan balu errepublikak faxistek gerra eta diktadura ekarriko

zer gertatuko ote zen nolakoa izango zen hego euskal herriaren historia espainian errepublika bat egon izan balitz arabak bizkaiak gipuzkoak eta nafarroak orduan estatutu bat eskatu zutenek independentzia lortuko ote zuten errepublikarekin beharbada ez baina

nolakoa izango zen berdintasuna parte hartze demokratikoa baita emakumeona ere

edo justizia soziala bezalako balioak aldarrikatzen zituen

aurrerakoi moderno batean bizitzea zaila da imajinatzea nolakoak izango ziren gure bizitzak faxistek irabazi izan ez balute

izan diktadura ilun bat beldurrezko diktadura bat erregimen atzerakoi bat askatasunik gabea ametsak itzali zituena baita

euskalduntasunarekin zerikusia zuen guztia jazarri zuen diktadura gure hizkuntza gure kultura gure izateko eta munduari begiratzeko modua zer izango ote zen hemen egongo al ginateke edo

egongo ginateke hemen zein izango zen hemengo indar korrelazioa zein izango zen hemengo

nagusia zelakoa gure mentalitatea humanoa da galdera horiek egitea hala ere esaten da ez dagoela

txarragorik sekula gertatu ez zena faltan botatzea baino eta egia esan gainera ez gaude momentu honetan

izan ahal zenarekin edo izan ez zenarekin ez dugu

eta benetan garena da espainiar errege baten monarkia anakroniko antidemokratiko ustel baten menpekoak garela hori gara

franco diktadoreak hil aurretik diseinatu eta inposatu zuen erregimen baten menpeko gara hirurogeita hemezortziko erregimenaren demokratizatu ezineko erregimen erregimen

hori da garena baina ez izan nahi duguna horregatik aurkeztu dugu osoko zuzenketa

eta euskal errepublikaren alde egiteko libre izan nahi dugulako

demokrazia nahi dugulako erabakitzeko eskubidea estaturik gabeko nazioek errepublika bat sortzeko duten eskubidea guk ere izan nahi dugulako gure etorkizunaren jabe izango garen euskal errepublika batean bizi nahi dugu

zein txikiak pandemia batean alarma egoera deklaratu ahal izatea nahi dugu geure txertoen erosketa geuk negoziatu nahi dugu edo besterik gabe gure ikasleei ze beka emango diegun guk geuk

aberastasuna banatuko duen errepublika gura dugu errepublika etxebizitza lana osasun arreta hezkuntza bermatuta edukitzeko hemen jaioa izan zein beste herrialde batean euskaraz jaio

eta euskaraz hil posible izango den euskal errepublika nahi dugu gure zaharrak zaindu eta gure gazteekin amets egin ahal izango dugun euskal errepublika geure lanpostuak geure industria eta lan duin baten alde borrokan ari diren herritarrak tubacexekoak borrokan ari diren bezala defendatuko dituen

berdinen arteko errepublika bat bizitzea gozatzea partekatzea merezi duten bizitzak nahi ditugu euskal errepublikan geure izaera kolektiboa herri bat garela harrotasunez aldarrikatuko duen

hori da nahi dugun euskal errepublika geurea ez da izan ez zena baizik eta izango dena ez izan ez zena baizik eta

horretara zuzenduta daude gaurkoa ere bai argi dugulako zein den gure misioa euskal errepublika eraiki

gaurko gure omenaldia euren balioei eutsi eta eurek hasitako bidearekin jarraitzea da gaur egin dezakegun omenaldirik onena
eskerrik asko eskerrik asko agirre andrea euskal sozialistak alonso jauna zurea da hitza

eskerrik asko alonso jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria

egun on guztioi egia da azken ordu hauetan hitz egin dugula elkarrekin bai

alonso jaunarekin hitz egin dut tratatu ere bai hernándezekin eta baita ere

ze interpelazioa lehendakariari egin zitzaion eta

aurreratu zuen mozioa zetorrela orduan

debatearen muina salbatzen hau da zuk esan duzu

gernikan elkartu ziren alkate ugari kontzejalak

bermeo mundaka eta elorrioko alkateak

eta errepublikaren izenean guardia zibilak eta ejerzitoak

gernikara joatea errepublikaren izenean beraz ekimen demokratiko bat ukatua izan zen baina hala ere hala ere

horiek ziren bi oinarriak oinarri politikoak eta guk esaten duguna da laurogeita hamar urte pasa ondoren horren lekukotasun bat o sea errepublika izaera duten

aitortzeaz gain eta norbanako giza eskubide zein kolektiboak onartuz edozein estatuk bere hezurdura hori antolatzerakoan kontutan eduki behar dituen baloreak direla eta hori da guk gaur eta hemen laurogeita hamar urte beranduago

eta pentsatzen dugu baita ere lurraldetasunari dagokionez baita ere azpimarratu behar dela zein den etorkizunari begira burujabetasunaren inguruan estatu horrek

edo deiturak zenbat eta adjektibo gehiago orduan eta okerrago zergatik república popular eta democrática eta horietaz baina joan gaitezen albora

frantsesez aparte beste hizkuntza batzuk daudela joan den astean berrehun eta hogeita hamar urte pasa eta gero konturatu dira frantzian frantsesaz gain euskara katalana badaudela besteak beste orduan errepublikaren baloreak ere horregatik esaten ditugu eta oinarri horiek

hizkuntzari dagozkionak hori izan da gure saiakera ez dugu asmatu nonbait bitarteko bat hitzartzen eta ez dakit bozketa nola joango den edozein kasutan behintzat pentsatzen dut gure ahalegina zuzena eta zintzoa izan dela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

segundo república eskerrik asko martínez andrea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

talde abertzaleari buruz ahalegindu gara zuekin erdibideko bat egiten ondo iristen izan diogu zuek proposatutakoari autodeterminazio eskubidea aitortzeari baina guk esan genizun bezala prest geunden testu osoa jasotzeko baina nahi genuen gehitzea konpromiso bat

jasota egotea estatus berriaren testuan

ze batetik daukagu urkullu jauna esaten sozialistak bezala republicanizar la monarquía

euskal errepublika nahi duela zuek hemen zuk defendatu duzu puntu honetan autodeterminazioa

bazkide daukazue eta bai estatusen negoziazio horretan aurreko legegintzaldian euren beto eskubidea onartu diezue sozialistei eta

hori pentsatu ere ez baina ezta erabakitzeko eskubidea ere orduan herritar bezala esaten dizut eta zintzoki esaten dizut

kanpora alderdi bezala ni noa herri bezala eta hemen be

herri bezala ze alderdixe eta herrixen artean nik beti

eta hori da jakin gura dotena zuek zer aukeratzen duzue alderdixe edo herrixe eta kasu honetan hori da galdetzen dotzuena eta modu zintzoan

beharrezkoagoa dela ikusten dugulako orain

babes juridikoa behar dela gure jendea gure herritarrak babesteko estatus politiko

guk daukagun zer juridiko hori gure herritarrak babestu ahal izateko horregatik

aurkeztu duzuen proposamenari baina guk konpromiso bat behar dugu konpromiso herri honek uste du konpromisoa behar duela aldarrikapenetatik haratago joateko ekintzetara joateko

nahi izan esan dudan bezala gurea ez delako izan ez zena baizik eta izango dena baina

errespetu guztia errepublikaren alde eta frankismoaren kontra duintasunez eta duintasunetik borrokatu ziren guzti hala sentitzen duzuen guztioi besarkada bana eta gora errepublikak
eskerrik asko eskerrik asko agirre andrea

alonso jauna euzko abertzaleak egibar jauna zurea da hitza

agirre andreak esandakoaren inguruan bi ñabardura

esaten duzu gure proposamena ondo ikusten duzuela baina bermeak behar dituzuela eta zuen berme

bilaketa horretan zuen zuzenketan azaltzen ez den

zuen zuzenketa oso laburra da sinplea tinkoa

eta euskal errepublikaren aldeko konpromisoa adierazten du guk sartzen dugu gure zuzenketa eta zuek berme bat behar duzue gure posizioaren inguruan nik hori ez dut onartzen eta hori da mesfidantza

gauza bat okerragoa norberak bere buruan seguritateak ez edukitzea

zergatik autodeterminazio kontzeptua eskubidearen aldarrikapena

agirreren eskutik baina gehiago atzo nonbait zuen

beste gauza berri bat deskubritu zuen ez eta da

guk gure posizioa daukagu argi eta garbi azaldu duguna eta horregatik esan nahi nion batik bat

eta zintzoa baina guk ahalegin bat egin dugu lehendakariak zuri erantzuna ematerakoan esaten dizu omenaldirik hoberena

gaurko erakundeetatik euskal gizarte bidezkoago eta berdinzaleago bat egitea hori dela

eta norbanako giza eskubide zein kolektiboen defentsan oinarritutako errepublikar izaeraren printzipioarekin bat egiten dugu hau ez al da oinarri eta balore horiekin bat egitea eta esaten dugu zergatik laurogeita hamar urte ez dira alferrik pasa

eratu behar dute zein nahi edo benetako estaturen hezurdura bai ekintza politikoari dagokionez bai gatazkak konpontzeko moduari dagokionez

nik uste dut zintzoak izan garela eskerrik asko egibar jauna amaitzeko mistoa zurea da hitza

amaitu da eztabaida eztabaida amaitu da eta bozketara eztabaida amaitu da eta bozketara jarriko dugu hernández hidalgo jaunaren mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

ez da onartu jatorrizko testua jarraian euskal talde popular ciudadanos taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

beraz ez da onartu osoko zuzenketa eh bildu taldearen osoko zuzenketa jarraian bozkatuko dugu

ez da onartu eta azkenik azkenik ez euskal sozialistak taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu

ez da onartu eta azkenik euzko abertzaleak aurkeztu duten osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

euskal talde popularra ciudadanos taldeko legebiltzarkideak aurkeztua euskadiren

bi mila hogeita baterako hazkunde aurreikuspenei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda gordillo jauna

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkaria den soto jaunak

eskerrik asko soto jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoa ez dagoenez euskal sozialistak corcuera andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea eta egun on guztioi

hauek aurrekontuen gauzatzean bereziki zenbait sektoreentzako laguntzetan izan ditzaketen eraginak ekarri ditu proposatzaileak

euskal herria bilduren ustez eraginak atal ezberdinetan egon daitezke eta beraz eztabaida aurrekontuen izaeran bertan egongo litzateke jakina da aurrekontuak egiterakoan oinarrizkoa dela hainbat parametroen inguruko

edukitzea batzuk baikorragoak izango dira beste batzuk aldiz ezkorragoak baina denetarik eduki behar da mahai gainean

kudeaketan oinarrizkoa den zuhurtzia printzipioa betetzeko jaurlaritzak aurrekontuak egiteko urtero bezala

hazkunde ekonomikoa langabezia zerga bilketa eta abar luze bat

bestelako erakundeek eginikoak eta inguruko

baina oraingoan bi mila hogeita bat urte honetara begira parametro berri bat parametro berri bat eta eragin handikoa zegoen ere bai pandemia eta beraz honen eraginak atal ezberdinetan funtsezkoak ziren aurrekontuak prestatzerakoan oinarrizkoak

haratago doan krisi bat da eta hori kontuan izatea aurrekontuen kudeaketan jaurlaritzak aurrekontuak aurkeztu zituenean bere marko makroekonomikoa aurkeztu egin zuen esan egin den moduan

aztertu zituen eta hortaz pandemiaren eragina ere kontuan hartu zuela

baina kasu horretan argi geratu zen aurrekontuen eztabaida bera ematen zen bitartean eta orain ageriagoa geratu da

ala aldiz jada agerikoak diren aldaketa sozial ekonomiko edota ekologikoak martxan jartzea aurre egiteko eta gerora begira gure herria egoera hobe batean jartzeko jaurlaritzak bere hazkunde aurreikuspenak aldatu ditu berriki eta orain ematen du gure ekonomiak ez duela hasiko espero zutena

onartu ziren legebiltzar honetan otsailean ez al zen hau ikusten

ez zegoen baina horretarako errealitateari begiratu nahi izatea beharrezkoa zen eta jaurlaritzak momentu hartan

aurrekontu hauek aurreikuspen oso positiboekin

euren oinarria zela bi mila hogeita bateko lehenengo sei hilabetekoan nolabaiteko normaltasun egoerara itzuliko ginela se lo dijimos

errealitateari erantzungo dion aurrekontuak egoerari koiunturari erantzungo dioten aurrekontuak behar ditugu ez betiko lehentasunak dituzten aurrekontuak ez

ez jada errealitateari erantzuteko gabezia

aurre egiteko sistemak duen ezintasunaz ohartzea egoera larria da oso kontua ez delako bakarrik osasun larrialdiari erantzutea

arazo ekonomikoei erantzutea orain hartzen ditugun erabakiek herri honen norabidea baldintzatuko dutelako hurrengo urteetan krisi hau oraindik

heldu egin zaigu eta krisi hau ezberdina da krisi honek muinean krisi sanitario bat duelako

salto kualitatiborik eman eta hortaz gainean ditugun krisiei ez die behar bezala erantzuten nahiz eta proposatzaileak eskatu moduan zenbait partida ez ukitu

aurrekontu ajusteekin kasu honetan berez bi mila hogeita bateko aurrekontuak ez dietelako erantzuten krisi ekonomiko sozial eta ekonomiko eta ekologikoari sakontasunez hortaz euskal herria bildun mantentzen dugu aurrekontu eztabaida eman zenean

eta ez dugu uste nahikoa denik zenbait partida ez ukitzearekin ez da nahikoa elkarrekin podemosek aurkeztutako zuzenketari dagokiola abstentziora joko dugu kasu honetan azken finean babestu ez ditugun aurrekontu batzuen doikuntzaz ari delako

eta esan izan dugunez haratago joateko unea da eta izaten jarraitzen du

eta gaur gaurkoz izaten jarraitzen du mila esker eskerrik asko pinedo andrea euzko abertzaleak berrojalbiz andrea zurea da hitza

egun on sailburu jauna jaun andreok egun on guztioi

eta guzti hau estrategia bateratu batekin non berpiztu daukagun ardatz nagusi eta etorkizunerako euskadi next eraldaketa programarekin berpiztu suspertu horixe da euskadiko erakundeek planteatu duten erantzuna covid hemeretziaren osasun pandemiak enpleguan eta ekonomian sortutako krisiari aurre egiteko

tres grandes oportunidades para euskadi eta gure helburua

hau ez da jasaten dugun lehen krisialdia eta beste batzuetan bezala

indarberritzeko aurrera egiteko horixe da euskal erakunde eta gizarte osoaren helburua elkarrekin lan egitea lankidetza publikoa eta pribatua uztartzea denon artean aurrera ateratzea hau da auzolana

erantzunen txandara pasako gara gordillo jauna zurea da hitza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

creo que está equivocado eskerrik asko eskerrik asko soto jauna euskal sozialistak corcuera andrea zurea da hitza

eskerrik asko corcuera andrea eh bildu taldearen ordezkaria pinedo andrea zurea da hitza

eztabaida amaitu denez bozketara jarriko dugu gordillo pérez jaunaren mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

ez da onartu jatorrizko testua jarraian elkarrekin podemos ezker anitzak aurkeztu duen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakezu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka sei boto alde berrogeita zortzi contra hogeita bat abstentzio beraz ez da onartu osoko zuzenketa

mistoa talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena covid hemeretziaren txertoa jaso duten pertsonen zerrendak erabiltzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda

martínez andrea zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularra ciudadanos taldearen ordezkaria gordillo jauna zurea da hitza

erantzunen txandara pasatuko gara talde mistoa martínez andrea zurea da hitza

euskal talde popular ciudadanos taldearen txanda da

mesedez isilduko zara gordillo jauna gordillo jauna

isildu zaitez gordillo jauna bigarrena hirugarrean kalera zoaz gordillo jauna isildu zaitez

barrio jauna ez daukazu hitzik barrio jaunak ez daukazu hitzik

bigarrena hirugarrenean kalera zoaz barrio jauna bukatu da barrio jauna nahikoa da nahikoa da

bale eztabaida amaitu dugu eta bozketara jarriko dugu talde mistoaren legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka zazpi boto alde sesenta y siete contra beraz ez da onartu jatorrizko testua